arratsalde on guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari misto taldearen bozeramailea den martínez andreak dauka hitza

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen bozeramailea den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

arratsalde on denoi lehendakari hasteko nahiko nuke esan pozez hartzen dela gaurko giroa hemen daukagun giroa ganbera hau beteta dago palkoak beteta hedabideetako profesionalak gora eta behera dabiltza eta esan daiteke ikutzen ari garela hain beharrezko dugun normaltasun hori hain zuzen ere normaltasuna berreskuratzea da gure herrialde bezalako

gure erronkei buruz herri bezala ditugun erronkei buruz hitz egiteko eta erronka horiek aurrera atera ahal izateko gure proposamenak zeintzuk diren horri buruz nola gauden zer behar dugun

hori guzti hori elkarrekin podemos

egiten dugu politika eta horretarako guretzat zintzotasuna ezinbesteko parametro bat da zintzotasuna bai gure jardunean

ordua heltzen denean ere zentzu honetan esan beharra dago

guk euskadirentzat defendatzen dugun proiektu politikoa eta gobernu honek defendatzen duen proiektu politikoa ez datozela bat

batzuetan kontrajarriak dira eta horregatik hain zuzen ere

zintzotasunetik guk kritikatu salatu egin izan ditugu austeritatearen moduko dogma kaltegarrietan oinarritutako politikak eta baita ere askotan pandemia nola kudeatu den eta egin diren hutsegite nabarmenetan salatu egin ditugu baina esan beharra dago baita ere zintzotasunez esan beharra dago

gure helburua politika egiten dugunean politika eraldatzailea egitea dela

hobetu egingo dituzten neurriak konkretuak eta errealak lortzea hori da gure helburu politiko nagusia

bizitza babesteko neurriak hartu behar izan direnean urte honetan gu lanean

besteak beste pandemiaren legea onartzeko momentuan gure arteko desberdintasunak sakonekoak dira baina

lanean jarri behar direla uste dugu eta horretan datza guk elkarrizketari eta adostasunari

balioa aurten

lortu edo sortu ahal izateko sarri izango dugu horretarako aukera izan ere aurten

aipatu dugu agerian utzi ditu gure sistemaren arrakalak batez ere eta bereziki gure zerbitzu publikoak kolapsatu egin dutenean ildo horretatik etorriko diren legeetako

legea gure ustez honetan euskal gobernuak gogoeta beharko luke egin autokonplazentzia alde batera utzi eta lehenik eta behin gauza konkretu bat eskatzen dizkiogu osakidetza sendotasunez

plantilla handituz lehen mailako arretako osasun langile bakoitzeko paziente kopurua murriztuz behin behinekotasunarekin eta lanaren

amaituz horrek hobetuko lukeelako osasun sistema publiko bati suposatzen zaizkion ematen zaizkion arretaren kalitatea baita ere osasungintzaren pribatizazioa gelditu egin beharko luke gobernu honek izan ere de facto

ari dira pribatizatzen ari dira anbulantziak erradiologia abortuak berak ere pribatizatuta daude guk

baina beti osasun langileen eskubideak eta euskal herritarren osasunerako eskubide eraginkorra ez dela

zaintza euskal sistema publiko bat behar du non ekoitzak ere kokatu egiten diren eskubide bat ezin delako

irabazitarako esku utzi gainera diru publikoekin finantzatuta

arrisku erreala eta oso larria dakar eta ez bakarrik gure adinekoen bizitzarako baizik eta langileentzat baita ere

beste zerbait aipatu du lehendakariak bere hitzaldian eta da gure errealitate demografikoa eta biztanleriaren zahartze progresiboa

lanei behar duten garrantzia ematea ezinbesteko da honi ere aurre egiteko

aldetik gai izan behar dugula neurri zehatzak eskaintzeko zaintza ez dadin izan banakakoen eta familien gain

osasuna arriskuan dago egungo gaur egun daukagun ekoizpen eta kontsumo ereduaren ondorioz

hondakinen isurketen eta isurien bolumenaren igoeran oinarrituta

erantzuna eta egia da egia da munduko gobernuak ez direla behar bezala lanean premia honi aurre egiteko

honetan diskurtsoak gorabehera emisioak ez dira murriztu

gure autonomia erkidegoan nahiz eta eajk erregai fosilak

honekin batera eta bai eaj honetan esan daiteke gobernuko sozioa

nagusiak erregai fosilekin daukan jarrera ez dator bat honek eskatzen duenarekin

erregai fosilak ustiatzearen aldeko apustua egiten jarraitu egiten du oraindik

estatuak egin duen lege bat onartzea armentiako putzuko gas prospekzioak geldiarazteko eta hori gainera nahiz eta

urtean berotegi gasaren emisioak murrizteko konpromisoa hartu baldin bazen ere

esparruan esateko dago baita ere

zergaren beherakada eskatu zuen hori badago gai honetan

negazionismo praxian oinarritzen dena esan daiteke praxiaren

negazionismoan kokatuta dagoela euskal gobernua

alde batetik eskola pribatura doa dirua ez doalako

eta eskola publikoa da hain zuzen ere inklusio soziala bermatzen duena familien diru sarrerak alde batera utzita gizartearen aniztasunaren ispilu

eskola aldiz itunpeko eskoletan familiaren diru sarrerak erabakiorrak dira

lotuta atzerriko jatorriko ikasle guztizkoaren ehuneko hogeita bi koma zortzi dira

eskola publikoetan matrikulatuta dagoena eta itunpeko ikastetxe pribatuei begiratzen baldin badiegu berriz datua ehuneko

datuek berez hitz egiten dute eta mesede eskasa gainera egiten diogu baita ere inklusio sozialari eta

eredu honetan herritar guztien eskubidea den eskuratzea arrazoi sozioekonomiko edo jatorrikoek baldintzatzen baldin badute nosotras nuestra apuesta hacemos

de una gran empresa dena dela dena dela herri honen errealitate nazionala zein den ondo ezagutzen dugu

euskal herritarrok askotan gure esparru juridikoa

erakutsi dugu eta gu prest gaude horri buruz hitz egiteko behin baino gehiagotan adierazi dugu marra gorririk gabeko elkarrizketa batean akordioak akordio zabalak lortu ahal izateko guk nazio aniztasuna aldarrikatzen dugu

oposición de postureo gure proposamenak onartzen direnean alde bozkatuko dugu eta adostasuna posible gertatzen ez denean

eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea jarraian hernández jauna zurea da hitza

arratsalde on legebiltzarkideok lehendakari jauna

arratsalde on guztioi lehenik eta behin bihotz bihotzez pozten nau gaur hemen

ikustea benetan gaur aurrekaririk gabeko ikasturte politiko bat hasten dugu

bizi izan dugun salbuespenezko egoeragatik eta pandemiak politikan gaudenoi

hauxe da dudarik gabe gure belaunaldi politikoak orain arte izan duen erronkarik handiena eta uste sendo horrekin ekingo dio euskal sozialistak

hilabeteetan legebiltzar honetan eztabaidatu eta onartu behar ditugunak benetako eragina izango dutelako

urte askotarako eta puntu hau bereziki azpimarratu nahi dut horixe baita hain zuzen ere momentu honek anbizioa eta begirada luzea gaurko eztabaida ez ezik aurrean dugun bilkura aldia ere markatu beharko lukeena la política

ekarpena kudeatzen ditugun hiru sailetatik harago doa eta gobernu programa osoan zehar eratzen da dena antolatzen duten printzipioetatik hasita gure zerbitzu publikoak mantendu eta modernizatzera berdintasunean

trantsizio ekologikoa laguntzera edota elkarrizketa sustatzera bideratutako politika gehienetaraino

bati buruz hitz egiten dugunean azpiegiturak eta langileen baldintzak hobetuz edo bulego judizial berria ezarriz sozialisten hitzekin egiten dugu

administrazio irekiago eta gardenago bati buruz hitz egiten dugunean

hitzekin egiten dugu eta noski klima aldaketaren aurka borrokatzeaz eta ekonomia zirkularraz

sozialisten hitzekin eta politikekin egiten dugu aurreko legealdian iñaki arriola sailburuak landutako neurriekin adibidez tenemos pues

eta ez dut beste funtsezko gai batzuk ahaztu nahi merkataritza turismoa eta ostalaritza bezalako sektoreei arreta covidak bereziki kaltetu dituenak

erantzun dio besteak beste ehun milioi eurotik gorako erresistentzia planarekin ohiko aurrekontuaren hirukoitza orain aurrera begiratu behar dugu belaunaldi berri baterako hezkuntza akordioa berritu behar dugu

euskal eskola publikoa sortzearen arduradunak izan ginen fernando buesaren eskutik orain garai berrietara egokitu behar dugu

aukera berdintasuna digitalizazioa bikaintasuna hirueletasuna balio demokratikoak kontuan hartuta eredu berri horretan

beste hainbeste denbora gutxian iritsiko dira eta galdera bat egin behar diogu geure

zer egin nahi dugu datozen hilabeteetan nire ustez klima aldaketaren legeak diru sarrerak bermatzeko errentaren erreformak gazteriaren legeak osasun publikoaren

merezi dute behin eta berriz esan dugu eta horrela jarraituko dugu ez dugula eztabaidarik saihestuko eta ez dugu inoiz egin sozialistok defendatu dugu estatua federalki antolatzeko proposamen bat

ez garela argiak esaten zaigu urtero etorri gara eztabaida honetara eta erabakitzeko

aldebikotasunaz eta beste formula zehaztugabe batzuez entzun dugu nik talde politiko guztiak gonbidatzen ditut eztabaida honi argi eta garbi

estatutua erreformatzeaz ari bagara jar gaitezen horretan horixe adostu genuen aurreko legealdiaren hasieran alderdi sozialistak eta jeltzaleak

ehuneko laurogeian ados gaude gizarte eskubideei buruz

autogobernuaren defentsari buruz ongizateari eta euskal herritarren eskubideak zabaltzeari buruz hitz egiterakoan ados gaude noski

andueza jauna eh bildu taldearen ordezkaria

mila esker lehendakari andrea arratsalde on guztioi arratsalde on gaur gonbidatuen tarte honetara etorri zareten guztioi eta mila esker eta arratsalde on urkullu jauna entzutera eta aditzera etorri naiz beti bezala garrantzi handia ematen diodalako entzun eta aritzeko ariketa horri baina

ez dudalako aurkitu ez egindako balantzean eta ez etorkizunerako erronka izugarriei aurre egiteko

kontserbadorea ahula eta norabidea zein den ez dakien gobernu baten nolabaiteko proposamena da mahai gainean jarri diguzuna errealismoaren izenean zure gobernuak badirudi konformismo paralizantea eskaintzen duela eta

erronka zail baina lorgarriak eskuratzeko ahalegin kolektiboari uko egitea zuk gaur mila zortziehunera eraman gaituzu mila bederatziehun eta hirurogeita bigarrena

bota zuen ameriketako estatu batuek hamarkada hartan ilargira iristeko erronka eginez baina hausnarketa bat gehitu zion

zaila zelako baizik eta interesatzen zait hausnarketa hori gobernu honek ilusio falta eta mobilizazio kolektiboa sortzeko eta

ezintasuna erakusten du begira adibide batzuk jarriko dizkizut helburu bezala proposatu diguzu ikerketa eta garapenean europako batez bestekora iristea duela gutxi

langabezian ehuneko hamareko langatik jaistea da helburua europako errekorra baina errekor negatiboa urkullu jauna

dagoenean edo zer esan jaiotza tasaren ehuneko hamareko hazkundeaz proposatzen diguzu berdintasunean

bederatzigarren gaudenean baina bosgarren izan ginenean beraz atzera egin dugu

su artifizialak iruditu zaizkit gaur hemen entzun ditudanak su artifizialez haratago dena den ba kontua ematea tokatzen da urkullu jauna eta autokritika aintza

baina ondoren zure diskurtsoan ez da horrelakorik izan dudarik gabe pandemiak baldintzatutako urte politikoa izan da aurrekoa euskal herrian bost mila bederatziehun eta hogeita bost pertsona hil dira eta gure maitasuna

badakigu zailtasun handiko kudeaketa izan dela pandemiarena zailtasun horren atzean ezin gara ezkutatu eta zorrotz hausnartu behar dugu hilabete guzti hauetan egon diren hutsuneak edo egon diren gabeziak edo zuk esan dituzun akatsak irakaspenak ateratzeko irakaspenak ateratzeko hau orain baino lehen ere esana dizut

gobernu honek ez du jakin pandemiaren momentu desberdinak eta hauek eskatzen zutena irakurtzen estrategia politiko komunikatiboa estrategia

irudia eraginkortasunaren gainetik jarri du gobernu honek batez ere

momentu batean eta bestean eta zertarako balio izan du urkullu jauna covid legeak zertarako balio izan du covid legeak ba zuk esan duzu segurtasun juridikoa eman behar ligukeela baina ez digu ematen segurtasun eta horrela ezin ulertu ibili dira herritarrak bere burua gero eta estuago ikusi duten osasungintzako profesionalak pandemia honen gordinenean bere larrutan bizi behar izan dituzten egoera larriak bizi dituzten erresidentzietako egoiliar senide eta langileak edo neurri horiek kaltetutako sektoreak

zirelarik eta adibide argienetako bat da gazteei egindako kritika orokorra nik ez dizut ukatuko

gazte batzuek heldu batzuek bezala bide batez esanda portaera desegokiak

oso desegokiak izan dituztela baina benetan uste dut deskalifikazio orokorretan

belaunaldien arteko tentsioa hauspotzea baino ez dela gazteez asko hitz egin da

ez da ikusi edo ez da ikusi nahi izan pandemia baten erdian gazte izatea zer den eta zer ondorio dituen

honek suposatu dezakeenaz uste dut gazteen etorkizunaz eta hauei zuzendutako politikez asko hitz egin behar dugula hain zuzen ere beraien etorkizunari

pandemia bakarrik kudeatzeko erabakia hartu zenuen zuen gehiengo osoa gogorarazi diguzue behin eta berriro eta beharbada hori da zuen ahultasunik handiena bai urkullu jauna euskal herria bilduk mahai gainera eraman zizkizun hainbat eta hainbat proposamen erantzun ere ez zenituenak egin eta gero

erabili izan dituzunak hautua egin zenuen eta gauzak egin zitezkeen beste era batera ardurak konpartitzen direnean

baina zuk ez dituzu ardurak konpartitu eta hori ardurak ez konpartitzea zure ardura da

murrizketa hutsetan oinarritu beharrean neurri prebentiboak orokortuz herritarren ahalduntzea bultzatuz sektore ahulenak identifikatu eta berrantolatuz kaltetutako

berriz ere kaltetu behar baldin badira edo neurriak hartzen baldin badira sektoreak hasieratik lagunduz eta premiaz egin behar diren egiturazko neurriak behingoz gauzatuz osakidetza eta osasun publikoa garai berrietarako prestatu behar da uste dut egiturazko neurriak hartzeko denbora

baina egin dezagun lehen arreta emergentziak unitatea epidemiologikoak osasun mentala osasun mentala errepikatu egingo dut gaixotasun kronikoak pandemia aurretik premiazkoak zirenak eta orain ezinbestekoak aldaketa garaia da

eta horren aurrean urkullu jauna zure gobernuaren egonkortasuna egonkorkeria itxura ere hartzen ari da aldaketa garaiotan

ez gu bakarrik gure ondorengoen etorkizuna dago jokoan dena ari da mugitzen dena ari da

eta gure eskemetatik aldatzen eta gure ziurtasunak

eta testuinguru horretan herritarrak bertigoa nabari du etorkizunarekiko beldurra

europako hainbat herrialdeetan ikusten ari gara eta espainiako estatuan ere ikusten ari gara

eraso jarraitua hemen eta hemendik kanpora onartezinak eta

dituzte eta gorrotoa zabaltzen dute eta beste batzuek gorroto hori kolpe eta eraso izugarrietan bilakatzen dute gobernu arduratsu baten erronka etorkizunari baikor begiratzeko moduko berme sistema berri bat eskaintzea da herritarrentzako babes egitura sendo bat

eta krisi klimatikoarekin batera eta lasaiago hitz egingo dut aurrerago

globalizazio neoliberalaren porrota ere bada eta hemen ere ez gaude horretatik salbu migrazio fluxuei

oso garrantzitsua iruditzen zait eta migratzaile itunaren sinatzaile garen heinean

obligazio bat eta aipamen berezia eskatzen du desoreka demografikoak jaiotze tasa minimo historikoetan dago eta zuen gobernuaren familia itunak ez du joera hori irauli kontrakoa egon ez diren gazte emantzipazio politikek uste dut badutela zerikusirik eta ez dirudi gazteria legeak zentzu horretan

duenik erronka handiak ditugu eta guk argi dauzkagu zeintzuk izan behar duten erronka horiei begiratzeko iparrorratz batzuk ekologia

justizia soziala eta gure kultura lurraldean errotutako identitate dira hain zuzen ere iparrorratz horiek eta eskubideak eskubide guztiak pertsona guztientzako eta pertsona guztientzako eskubideez ari naizela

aieteko bake konferentzia ospatu zenetik bide orri hartako puntu bakarra bete da

lehenengo puntu hori bakarrik bete da eta hamar urteren ostean esan dezakegu hobeto gaudela ezin ukatu baina oraindik asko geratzen da

orainaldia eta etorkizuna hobetzeko ahaleginak alde batera utzita urratsak eman dira presoen bizi baldintzetan

baina oraindik salbuespeneko politikak legediak eta tribunalen mehatxuak jarraitzen dute hamairu barra hamairu epaiketa egiten ari dira egunotan espainiako auzitegi nazionalean

tortura lekukotasun izugarriak entzuteko aukera izan dugu bertan eta bada horren inguruan ere zer hausnartu biktima guztiak aitortu eta erreparatu baino biktima batzuekiko mailaketa eta bazterkeria instituzionala ere iraunkortu da

eta behin betiko konpontzeko urratsak ematea ezinbestekoa izango dela bake iraunkor bat eta elkarbizitzan aurrera egiteko eta horixe da euskal herria bilduren konpromisoa

giza eskubideak herritar guztion duintasunaren ardatz izatea

izan ere etorkizunaz ari bagara urkullu jauna klima eta energiaz sakon hitz egin beharrean gaude ebidentzia zientifikoak dudaz kanpokoak dira eta

kanadan edo poloetan edo mila adibide ez ditut hemen errepikatuko eta urkullu jauna ez gaude ongi kokatuta trantsizio energetikoaren gure atzerapena

eta hori gasari lotutako estrategia luze eta egoskor baten ondorioa da eta klima aldaketa eragiten duten isurien murrizketan datuak etsigarriak dira eta datu bakarrak ongi islatzen du zure jarduna lehendakaria zarenetik urkullu jauna eta badira urte batzuk

apenas izan dugu isuri murrizketarik baina porrota umiltasunez onartu ordez arazoa datuak bihurrituz

saiatzen zara egoerak errealitatearen gordintasuna onartzea eskatzen du eta erabaki ausartak hartzea nazioartean elkarlan sakona egitea trantsizio ekologikoak zu eta zure gobernua gainditzen duelako

eta seinale argiak bidaltzen hasi behar dela iruditzen zait neurri zehatzak gas ustiaketa alboratu hidrocarburos de euskadi behin baino gehiagotan hemen aipatu den bezala finikitatu energiaren euskal erakundeak negozio fosilak alboratu egin behar ditu

klima legean txertatu behar dira anbizioa islatu behar dugu eta gure eskua zabalik duzu lan hori egiteko

gauza batzuk ere eskatzen ditu hondakin politika adibidez eta hondakin politikaz ari naizenez urkullu jauna zaldibarri buruz esan duzuna ekarri nahi nuke gogora momentu batean esan duzu zure erantzukizuna berriro gerta ez dadin saiatzea dela baina zure erantzukizuna da gertatu denaren ardura politikoa aurkitzea ere hori ere zure ardura da

etxebizitza elikadura industria lurralde plangintza beste politika batzuk eskatuko ditu eta hau guztia kohesio soziala birrindu gabe

argindarraren prezioen eskandaluzko gorakadaren aurrean neurriak hartu behar dira urkullu jauna hemen ere bai bizi baldintza duina bermatzeko

biderkatzen ari da eta neguan eztanda egin dezake eta gure babes sistemak izan behar du zeresana larrialdi berri horren aurrean

eta badaukagulako erantzukizuna testuinguru honetan suspertze ekonomiko

funtsak gako izan daitezke baina aurreko krisi eta pandemietan zerbait ikasi baldin badugu da

zer motako suspertzea nahi dugun eta hori ere uste dut eztabaidatu egin beharko genukeela bestela gertatzen delako aurreko krisian bezala batzuek beti ezin aurrera egin geratzen direla eta inor atzean uzteko aurrera urratsak eman behar genituzke erabateko errenobazioaz hitz egiten duzu baina berpiztu plana aurkeztu diguzu eta horrek ez du ezer berritzailerik

atzeraka eginez atzera urratsak dira hemen aurkitu ditugunak langabezia tasa ehuneko hamarean izatea

atzera urrats bat denean europako bataz bestekoa gainera ehuneko zazpi denean eta bereziki

oportunidades de hacerlo mejor espainiar estatuan indarrean dagoen lan legedia indargabetzea

ehun eta hogei pertsona baino gehiago hil dira euskal herrian azken hiru urteotan eta izugarria da hori eta derrigorrezkoa da gutxieneko soldata gure herriaren bizi kostuaren neurrikoa izatea eta ondorioz hemen erabakitzea

ikerketa eta garapenaren aldeko apustua ezinbestekoa da eta urteak daramatza euskal herria bilduk esaten eragile ezberdinen

barne produktu gordinaren ehuneko hiru ikerketa eta

bideratzeko ezinbestekoa dela iruditzen zaigu urkullu jauna eta beste ardatz garrantzitsu bat digitalizazioa da

eta gobernuaren estrategia zein den esan duzu baina estrategia izena handi geratzen zaiola esango nuke digitalizazioa ez da ordenagailu batzuk erostea

eta horrek arriskuak eta aukerak sortuko ditu gure herriak prest egon behar du aukera horiek aprobetxatu eta arrisku horiei

bizitza aldatuko digulako eta ezin dugulako onartu arrakalak ekartzea digitalizazioa eta ikerketa eta garapena dira politika industrial sendo baten oinarriak gaur egun trantsizio energetiko eta ekologikoarekin batera eta hori da benetan herri honetako industriaren alde

funtsa eskatzen baina ez da martxan jarri eta aurten ikusi dugu kanpoko funts putreen eskuetara alde egiten euskaltel eta gero esaten diguzue championsean egongo garela egongo zarete aitzakien championsean baina hau argi eta garbi

eta sektore askotan zailtasunak izan badira ere ikusi ditugu beste

edo erteak martxan jartzen birusa aitzakiei bezala hartuz petronor tubacexeko langileak gaur goizean hemen ikusi ditugu itp aernnova

eta gehiengo sindikalaren kontra zaintza ereduaz ere hitz egin behar dugu trantsizio politikak bultzatzea proposatu duzu zure hitzartzean eta esango genuke orain arte proposatutakoari nolabaiteko osoko zuzenketa dagoeneko ukaezina delako zaintza sistemaren gainbehera erresidentzien inguruan zure aldetik azpimarratzeko bakarra protokoloa izatea bide batez esango dizut asti eza iruditu zaidala baina edozein kasutan desberdintasun sozialen

eta zuen hautu politikoen ondorioz feminizatuak prekarizatuak eta gizon emakumeen arteko arrakala sortu dutenak dira honi buruz ere hitz egingo dugu berdintasun legean

hitz egitea berdintasun lege horretan honek zaintza beharrezkoa den ondasun unibertsala onartzera behartzen gaitu

eta zaintzen duten erakundetzeak sortzea da herri bezala dugun premia handietako bat gizarte politikak hobetu egin direla esan diguzu baina agian galdetu egin beharko genieke egoiliarrei familiartekoei eta langileei eta babesaz ere hitz egin beharra dago gora egin dute araba bizkaia eta gipuzkoan desberdintasun sozialek eta hogeita bi mila bostehun pertsona gehiago daude pobrezia larri egoeran

eta aukera leiho bat ireki daiteke bizitzeko gutxieneko diru sarrera transferentzia osoa egiten baldin bada eta etorri behar luke bere osotasunean diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforman gure sistema propioa eta zabaltzeko helburu hauek guztiak erdiesteko jakintzak zientziak lehen lerroan prestigiatuta ondo ordainduta egon behar du eta horren

hezkuntza eta euskal hezkuntza geldialdian dago azken hamarraldietan herri ekimenez neurri handi batean erronkei erantzun bazaie egun ez gara gai gure hezkuntza sistemaren eraikuntza prozesuan aurrera urrats tinkoak eman

hezkuntza sistema agortua dagoela ez da gai herri gisa ditugun etorkizuneko erronkei erantzuteko eta ikasleen behar guztiak asetzeko jaiotza tasen beherakadaz segregazio ezberdinez edo erabaki nagusiak hemen ezin hartzeaz ari naiz besteak beste baina gure ustez herri honek badu gaitasun nahikoa hezkuntza eredua birpentsatzeko

hori bai ezberdinen arteko elkarlan zintzoa bermatu behar da alderdien artean hezkuntza eragileen artean ikastetxeen artean eta herritarren artean konplizitate berriak

eta euskal herria bildutik hezkuntza hitzarmena lortzeko borondate eta konpromisoa berresten dugu euskararen egoera ere aipatu nahi nuke

sortu beharreko beste ekosistema batzuk baina egoera euskararen egoera aipatzerakoan sistematikoki jasaten ari den eraso onartezinak ere aipatu behar ditut halabeharrez oso kezkatuta nagoelako ez da kasualitatea erasoak orain agertzea helburu politiko jakin bat dute eta argi eta garbi zerikusi ultraeskuinaren oldarraldiarekin eta ultraeskuinaren mesedetan tokia galduko dutela uste dutenen lehia politikoarekin dena lokazteko prest daudenekin

erronka da datozen aldaketa guztietara egokitzea eta eremu guztietara zabaltzea ekosistemak eraiki hizkuntza politikako egokitu tendentzia emergente horietara egokitu eta euskararen aldeko eragileek proposatutako bidean eta lidergoa hartzea ere tokatzen zaigu orain arte aipaturikoa jorratzeko berriro azpimarratu nahi nuke sektore publiko indartsu baten beharra

zabaltzea ezinbestekoa da zentzu horretan eta era berean ekonomiaren eraldaketa bultzatzeko esku hartze publiko zuzena ere beharrezkoa da konplexurik gabe enpresa publikoak bultzatu behar dira topiko liberalak atzean utzita

sektore publikoa indartzeko eta eraldaketa norabidetzeko baliabide ekonomikoak behar dira eta horiek zerga bidez egin beharko dira bada garaia zerga erreforma integralari ekiteko gure gizarteak behar duen babesa eta aldaketa estrategikoak behar bezala

baina orain hartu behar diren neurri estrukturalak aurrean ditugun erronkei aurre egiteko

izango delako inbertsio funtsaz hitz egin duzu zuk planteatu duzu hau remanenteekin egitea bueno ba galdera egingo dizut errealista zen edo ez zen euskal herria bilduk zioena fakea zen

dirua bazegoen ala ez zegoen pandemiaren gogorrenean osasungintza indartzeko edo sektore kaltetuak babesteko bada orain tokatzen dena da funts horiek non

erabili behar diren zuk elkarlana aipatu duzu guk europako funtsekin elkarlana eskaini dugu eta ez dugu erantzunik jaso

ez da itxurakeria bat eta erronka hauen aurrean berriz ere izango duzu elkarlanerako gonbite hori erronka hauei guztiei aurre egiteko

hartzeko gaitasuna behar dugu eta ez dugu eta erabakiak hartzeko ordua iritsi da urteak daramatzagu debatea atzeratzen autogobernuan sakontzeko deia orokor bezain hutsalak entzuten

errealitateak erakusten du ez dugula aurrera egiten eta oraindik entzun behar dugu kasu batzuetan adibidez zuen alderdiko presidentearen aldetik ez daukagula presarik

egongo ginela baina orain badaukagu presa ez dauzkagulako nahikoa instrumentu herritarrak behar dituzten eta erantzuteko behar ditugun instrumentuak ez dauzkagulako hauxe da daukagun gobernua autogobernuaren higadura salatu eta aldi berean erabakitzeko eskubideak

psoek dioen moduan itxuraz bi aurpegiko gobernu bat benetan egiaren orduan beti beto eskubidea onartzen duena andueza jaunak esaten zuen autogobernu ponentziaren ehuneko laurogeian ados geundela

ez baldin badago edo aurrera egiten ez baldin badugu izango da gutxieneko batek gehiengo bati betoa

ze hogeita bat mendean ez dakit nahikoa da foruen berreskuratze osoa

eztabaida akademiko batetik harago nahikoa da hori da sortzen zaidan lehenengo galdera baina la reintegración foral plena decodificada en términos del siglo

esto es lo que ha querido decir eta hori horrela baldin bada hemen dago autogobernu ponentzia hemen daude autogobernu ponentziaren oinarri eta printzipioak guk zuekin

gu hemen gaude urkullu jauna eta nik galdetzen dudana da zuek non zaudeten gehiengo honen aurrean gehiengo honen aurrean zer dion

zati honek eta errenuntzia bat ikusi dut zure diskurtsoan urkullu jauna erabakitzeko eskubidea zure hitzalditik desagertu egin da eta hori kezkagarria iruditu zait benetan horrek herri hau

eta horrek herri honi eztabaida bat ukatzen diolako

jarri zenuen zuk zerorrek data herri honi kontsulta bat egiteko

azkena gogoratzen dut new yorken columbiako unibertsitatean

herritarren ehuneko hirurogeita hamarak inkesten arabera dio erabakitzeko eskubidearen alde dagoela horrek ez du baliorik gobernu honentzat no nos hagamos trampas

gardentasuna aipatu duzu ba gardentasuna esan diezaiegun herri honi

autogobernu ponentzian euzko alderdi jeltzalearekin eta elkarrekin podemosekin batera zati batean adostu genuen oinarri eta printzipio hauetan

beharrezkoa da gizarte gisa zenbait helbururen norabidea modu partekatuan diseinatzea herri honetako energiak banatu ez daitezen baizik eta

kontzentratu daitezen euskadi next egitasmoaren azken bertsioan ageri den sarrerak

herriaren etorkizunak zein izan behar duen baina ez du erretorika hutsa izan behar

ados gaude hor esaten denarekin ikuspuntu partekatu horretatik abiatuta aukera handiak sor daitezke

egitasmo politikoak behar ditugu eta denbora agortzen ari da

ekologiko energetikoa digitala eta demografikoa eta herri honen indargune guztiak norabide zuzenean jarri beharra dauzkagu eta badakigu nahitaezkoa dela ongi definitutako herri proiektu baten inguruan

gu gure onena emateko prest gaude eta uste dugu hiru krisi handien aurrean bost

inguruan belaunaldien arteko itun bat eraikitzea derrigorrezkoa dela eta horrela adierazi herri honi bat neutraltasun klimatikoa euskal ehun sozioekonomikoa erabat deskarbonizatzeko estrategia integrala bi kalitatezko enplegu osoa lan indarraren galerari lan banaketari

aurrea hartzeko hiru zaintza sistema publikoa eraikitzea zainketen kolektibizazioa bermatzeko are gehiago genero arrakala areagotzearekin

un espacio de comunicación eta horregatik generazioen arteko paktu horri beste bi betebehar batu behar dizkiegu euskal hezkuntza sistemak europako iparraldeko sistema aurreratuenetan inspiratua

oinarriak jarriko dituena hezkuntza akordio zabala eta euskararen erabateko normalizazioa gizarte euskaldun eleanitza lortzeko aukera aktibatuko duen

baten aldeko itun nazionala horiek misioak misio hauek heltzeko eta egikaritzeko erremintak behar ditugu horregatik aldarrikatu dut hain zuzen ere estatus berri baten beharra zoriontasunaz hitz egin duzu urkullu jauna eta nik ere jendarte gizarte zoriontsu bat nahi dut hori da guztiok nahi duguna baina badakizu egungo gazteen ehuneko hamabiak ez duela uste bere gurasoak baino zoriontsuagoa izango denik

agian zer pentsa eman behar liguke mila esker eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

politika ja ez al dago erabat agortuta edo debateak

gauzak argitze bidean dauzkagun posizioak gaurkotzeko

normaltasunean ez dugula azken urte luze honetan eztabaidatzerik izan eta gaur behintzat parlamentari guztiak bertan gaude eta hori pozteko notizia ere bada

musukoa ere kentzeko gai garen baldintzak hala

orain hogei urte ezagutu genuen torre bikien erasoa orduan sortu zen

afganistaneko gaia eta hogei urte geroago ikusi dugu

dena delako doluak antolatu izan dira baina afganistanen berriz ere arazoa dago ikusten dugu berriz ere hogei urte geroago

indarkeriaren paradigma indarrean dagoela eta ikusten dugu aldi berean ere giza eskubide guzti horien zapalketak momentu honetan espresio zuzena duela gizonak baina batik bat

ikusten dugu ere pandemia batek nola ikusezin daitekeen birus batek

planeta gelditu egin du eta horrek ere abisu berri bat

gizakioi gizakiari naturak esanez zaindu natura ingurumena edo hau okerrera joango da

desafio eta erabakiak hartu beharra baita ere esan nahi nuke guzti horretan europak zer egin du europak zer egin du aipatutako puntuetan

europa galduta berandu eta gaizki bere garaian gerra bat

baina baita ere lekukoak izan ziren eta protagonistak europan eta bestalde ikusten da bere garaian

hartu zen erabaki berdintsua hau da turkiari ematea mugetako

momentu honetan ere europak erakutsi duena da arazoak konpontzeko onena dela arazoak urrutiratzea notizia onak ere izan dira

eta lehen aipatu da hemen herri honentzat ere notizia ona izan zen orain hamar urte

eta aipatu da hemen aipatu da aieteko bilkura hartako puntu batzuk oraindik garatzeko daudela

bueno nik garbi daukadana da aieten zerbait deklaratu zela baina benetan

sortuk erabaki zuen urte bereko otsailean

nik bai botatzen dut faltan hamar urte pasa dira eta

buruz ezker abertzaleak

hausnarketa kritikoa egiteko orduan izan duen defizita eta duen defizita eta

errealismo faltaren eta gizartearekiko kohesio ezaren ezaugarri direlako bakoitzak izaten du bere gizartearen zatitxoaren ordezkaritza baina orokorrean hartuta gogoeta kritiko horrek erakusten du defizit hori nahiago nuke hamar urte pasa eta gero

ezker abertzaleak eta desagertuko balitz

teorian eta abstrakzio ideologikoan bizi du politika

lurra hartu behar da eta gabezia hori hor dago hauteskundeak izan genituen

orain urtebete osatu zen eta nik uste dut pandemiari bere muga guztiekin aurre

lankidetza eta erantzunkidetasunaren eskaintzatik erantzunkidetasun hori edo elkarlanerako lehendakariak egindako proposamen guzti horiek

eta egia da borrokatu behar izan duela baldintza gogorretan eta

oinarrizko eskubideen garapen horretan mugak zeudelako alarma estatua tarteko baina herri premia eta herriak dituen behar guzti horien aurrean lehendakariak jaurlaritzak eta nik esango nuke

kritika bat eginez pentsatzen dut oposizioko talde parlamentarioak

lege bat onartu du gainontzeko gobernuko kideekin baina oposizioak ez diola benetan neurria hartu

zergatik egia da gehiengo absolutua daukagula baina ez gara tontoak eta badakigu zuekin

gure akordioaren indarrak biderkatzaile bihurtzen dela

ardura zuritu izkutatu lausotu nahi duelako zergatik gobernuari laguntzen dionak parte da akritikoki nahi baldin bada edo nahi duen kritikak eginez

dagoenarena eta hori ez da ulertu europako nazio gehienetan

ulertu dute hemen ez eta hori tarteko izan ditugu gertaerak istiluak

irakurtzen ditugulako zergatik egia da pandemiak utzi duen nolabaiteko aztarna

eta gizartearen zati batek ba nekea sentitu du beste batek beldurra eta oraindik sentitzen du

ikusiz sentituz ea aber pandemia noiz amaituko den eta erabat

martxan jarriko den momentua noiz iritsiko den eta

covidaren inguruan nik uste dut egon dela debate bat pertsonen eskubideen eta komunitatearen arteko oreka hori nola gauzatzen den eta egia da euskal gizartearen

industrialki aurreratua egia da bataz besteko errenta handia dugula euskaldunok eta merkatua eta kontsumoa dira hala ere gure ekonomiaren

nagusietako bat eta mundu horretan indibidualismoa eta komunitatea nola orekatzen diren ez da erraza ez da erraza baina

da covidari aurre egiteko erakundeek izugarrizko garrantzia dute

baina gutako bakoitzak ere bai gaur ez da ikusi uztarketa hori eta norbanako askatasuna eta komunitatearen eskubideak ere eskubide global horiek zaindu egin behar dira baina nik uste dut

aipatuenak izan dira hemen beste debate bat dago hemen ez dago aisialdirako neoliberala izan daitekeen eredu baten

eta zuetako batzuk ondo ezagutzen duzue eta da poliziaren eredua

papera eta hori idatziz jarri da esaten da azken asteko gertakarien harira

isiltasunak baditu erantzule ezberdinak horietako bat ikuspuntu iraultzaile batetik onartezina den poliziaren erreformaren gaineko eztabaida bultzatzen ari den sektorea da zuen sektorea e ez besteona

salbuespen egoera bultzatu ostean berriki egin zituzten deklarazioek ondo laburbiltzen dute azken hauen posizioa

eta indar polizialetan eragiteko asmoa donostiako kasuan eh bildu ere ekintza bandalikoak

multinazionalei euren kezka adieraziz eta jazartuekiko hitzik ere ez esanez pertsona armatuek

eta onartuz laburki esanda biolentzia poliziak berezko duen balioa da indarraren bitartez

eta horretan dirau beraz polizia eredu demokratiko edo komunitarioan pentsatzea oinarrizko akats kontzeptuala da

ez baduzu behintzat egun ezarritako sistema bera gobernatzeko helburu soila

kontua konplexuagoa da poliziaren benetako abolizioak

zutoin guztien eraisketa eskatzen baitu halabeharrez hau da zuen gazteen arteko eztabaida

orduan debatea ez da aisialdirako eredu bat baizik eta poliziaren benetako abolizioa bai ala ez hau ez dago inbentatuta e

argitaratuta dago irakurri aber zeintzuk diren eta esaten nuen europa eta kontestuan ere nik uste dut europa aipatu behar dugula zergatik lehen esan dut

turkiarekin akordioak eta orain afganistanen ez dakit soluzioa asmatu

urrutiratu arazoa baina europak egonkortasun ekonomikoa eta enpleguari eustea erabaki du lehenetsi du eta horrek kontu publikoak zuzen zuzenean afektatzen ditu

ekonomia eraldatzeko behintzat izenburua hori da eraldatzeko transformatzeko europako funtsak dauzkagu baina hori egiteko modua inor behintzat konfunditu ez dadin adituek

zergatik bai estatuak diruaren makina martxan jarri du zergatik estatu guztien zorrak

eta horrek epe bat izango du eta garbi dagoena da kontsumoaren eskutik

eta gastu publikoa tarteko orduan hogeita bat eta hogeita bi eta hazkunde prebisioak

zazpi puntuen inguruan baina hogeita hiruan kanka ehuneko bat koma bost ehuneko bira jaitsi daitezke eta ikusten da europako fondoekin espainiako gobernuak ere jokatu nahi duela legealdi eta egutegiaren barruan

eta hor garbi dagoena da ez baldin badiogu

hogeita hiruari begira gerta daitekeela zorra emititzeko gaitasuna eduki dezaketenak egingo dute baina defizita gehitzeko aukera eta diziplina desagertu egingo da eta egoera zaila izan daitekeela

hazkunde ekonomikoak eraman gaitzakeela ez dakit ze atalaietara

hogeita hiruan ez baldin badugu txukun jokatzen hogeita bat eta hogeita bian gobernuak presioa sentitu dezaketela eta ez dakit gero europako

garbi dago baita ere europako funtsak gauzatzeko negoziatzeko modua edo denboran

baina garbi dago legebiltzarretik kanpo dagoela kogobernantza hori ez dela gobernuak eta oposizioak egitekoa

eta kogobernantza hori baldin bada negoziatu nahi baldin bada

ez dut esango isilpean o sekretupean baina beste era batean

egin zitekeela hemen etxe barruan ere baina kogobernantza gobernuen arteko negozioa da teorian baina sánchezek bere aldetik

eta azkeneko hilabete hauetan egon da telebistetan zintzilikatuta txirrindulariak esaten zuten

eta urrutira joan nahi baldin baduzu iritsi nahi baldin baduzu zoaz lagunduta eta kogobernantza hori aldebakarreko gestiogintzan

erkidegoak edo gu bezalako izaera nazionala duen komunitate politiko batek ba espainiako gobernuak aldatzen ez baldin badu nik ministeriotik ateratzen diren aginduak

ofizinaren eskutik gauzatzea eta horretarako finkatzea erkidego autonomoen

kontua da eta baita ere dirutan zergatik

benetakoak baldin badira fondoen erdia bueltatu egin behar dira esaten dute esaten dute guk daukagula ehuneko hiru bat eduki dezakegula eta hori populazioaren

eta gure sei koma hogeita lau horren erditik behera dago eta diru horiek bueltatu behar baldin badira baita ere izango dira kasuan ez dakit ba hiru mila milioi baldin badira hogeita hamar urteetan bueltatu beharrekoak

beraz proiektu horiek ere ondo gauzatu behar ditugu eta asmatu egin behar dugu eta lehendakariak

pasa da lehenengo urtea asko sufritu du jendeak eta baita ere erakundeetako arduradunak maila guztietan baina bueno urte hau pasa da eta susperraldi ekonomikoa bultzatzeko eta enplegua sortzeko

ditugun tresnak eta jartzen du berpiztu europako fondoak eta nola ez aurrekontuak eta

zuzen zuzena proiektuekin ezkonduta eta

bada zerbait bada zerbait eta guzti hori eztabaidatzeko aukera izango dugu horregatik

nik kogobernantzaren gaia aipatu dut

egia esan ez dut ikusi bildu madrileko gorteetan sánchezi galderak egiten europako fondoen

iniziatiba bat ere ikusi zuena ez galdetzeko ez baldintzatzeko ez ezertarako eta hemen aipatzea ondo dago

madrilen ez dugu aipatzen alderdi sozialista dago hemen nafarroan

eta hemen bueno pse badago baina hemen galdera edo erantzukizuna eskatzen zaio eta berdin gertatzen da erreforma fiskalarekin

ondo legoke eta egia da erreforma fiskalak eskatzen duen azterketa egiteko dagoela eta egia da pandemiak erabat alteratu dituela parametro guztiak eta egia da sailburuak

hau egonkortzen denean egingo dugu figura tipo guztien azterketa eta baloraketa hori egin ondoren

egia da eta egia da ere nafarroan horrela ulertu eta sinatu duela eh bilduk

nafarroan esaten da eta sinatuta dago egungo krisi sanitarioa soziala eta ekonomikoa gainditzen den unean

eta hori konpromiso hori ere hemen badago baina ez hemen leporatu beste tokietan egiten ez bada ingurumenarekin berdin

errealitatearekin bat egiteko behar bat nik otero askotan entzun zaitut hemen

bakarrik baizik militante bat zarela ingurumen

energetikoa eta aldaketa klimatikoaren alorrean eta aditua orduan

ebatzi dute zeinek eragin du

gutako bakoitzak bai zein da arazoa beroketa globala nagusiena gure

ondorioz sortu dena eta horrek eskatzen du hurrengo belaunaldien etorkizuna

libratu nahi baldin badugu gaur egun konpromisoak hartu behar ditugula

euskadi herrialde garatua da industriala bizitza maila handikoa

ezinbestekoa da energia trantsizio energetikoa aipatzen dugunean gure industriak energia behar du gure etxeetan energia behar dugu

eta argindarra beste ehuneko berrogeia gutxi gorabehera energia berriztagarrien

ehuneko hamalaukoa eta ekoizpena txikiagoa oraindik gure

aldarazteko pauso eta erabaki sendoak hartu behar ditugu handiak jaurlaritzak bi mila hamabostean martxan jartzen du

eta berrogeita hamarerako energia eredua neutroa izatea konprometituta du konpromisoa hartuta dago baina hogeita laurako daukagu beroketa efektuko gasen

ehuneko hogeita hamareraino jaitsi beharra eta energia berriztagarrien kontsumoaren kopurua

igotzea hogeita laurako eta gaur

horretarako eraginkortasuna behar da bai eta ekoizpena

eta garbi dago gure esku dagoen guzti horretatik eolikoak eta plakak jarri

egingo ditugula eta niretzako ez du balio esatea azken helburuarekin ados gaude baina bitartekoekin ez o sea bai baina o sea haize errotarik ez dago jartzerik

ez dago jartzerik bada bueno ba pts onartu behar delako

energia berriztagarrien ekoizpena hain murritza da gure herrian zergatik

gaitasun handia daukazuelako ezezkorako horregatik galdera da galdera da ea noizko azalduko duzuen errealitatearekin

ezezkorako baina eraikitzeko orduan bakoitzak bere pausoak eman beharko ditu bai makroazpiegiturak ez baina txikiei bai

zer egin behar den baina atasko honetatik ateratzen gara edo ez ditugu beteko ez hogeita laukoak

beste batzuk har dezatela ardura ba nik uste dut horren aurrean badugula guk eskuz aldaezina den ardura bat

estatus politikoaren inguruan bada garbi dago

bete behar dela eta horrek izugarrizko atzerapena izan duela baina berrogeita bat urteko atzerapenak

jokatu dute espainiako gobernuek bata bestearen atzetik

zergatik ez bete lege bat eta fase bat itxi eta berri bat ireki edo bakarren batek pentsatzen du ez fase hau estatutuaren garapena ixten ez den bitartean berririk ez da zabalduko zergatik

eta anduezak

gehiengoa gutxiengoaren aurrean makurtu bestela eta horregatik beto gurutzatuak ez ditugu onartzen eta zuk ia lapsus bat eduki duzu

estatutua eta estatusa aipatzen zergatik ikasita daukazuena da ba ramón jáuregik esan duena

bestela galdera bat egingo nizuke zuk ze bide demokratiko o politiko

eskaintzen diozu herri honen gehiengoari gehiengo horrek autogobernu gehiago autogobernu osoa edo soberania

gehiengo baten eskutik nahiko badu zein da bidea herri honek ez dauka biderik politika demokraziak ezin dio aterik zabaldu galdera horri erantzun behar zaio

eta ez esan aipatutako erabakitzeko eskubidea

itzultzea dela esaten erdi aroko mundura

ezin al da demokratikoki erantzun aizu legebiltzar honek akordiorik zabalenak gauzatzen baldin baditu

bide emango diogu eta zuek tartean baldin bazaudete hobe

hala erabaki erabakiko balu non dauka arazoa alderdi sozialistak

dago baita ere eh bildurena

bai bai oso erraza da ulertzen oso erraza da ulertzen eta zuek

helburu estrategikoak eta helburu taktikoak helburu estrategikoa baldin bada euskal nazioaren eraikuntza

zuena hori ote den zergatik ezker independentista izateak beste zerbait

eta demostratu egiten da eta katalunian ere demostratzen ari da helburu estrategikoa baldin bada nazio eraikuntza zergatik ematen diozue hainbeste indar helburu taktikoari

zergatik helburu taktikoa da pnv gobernutik ateratzea bai bai eta

eske zuk zeuk udara honetan erantzun duzu nik nola bizitza politikoa agortua zegoen nire lagunei kasu eginez

egin dituzue zuk zeuk eta gari mujikak eta oso argigarriak dira

zergatik zu kasu honetan inguruan galdetzen zaizuenean

izquierda independentista hor dago gakoa badakit denbora joan zaidatela bai beno ba gerorako utziko dut

eskerrik asko egibar jauna legebiltzar taldeen txanda amaitu ondoren

politika orokorrari buruzko eztabaida hau une erabakigarrian egin dugu

sanitario ekonomiko eta emozionalik handiena jasan dugu denok jasan ditugu pandemia horren ondorioak zuzenean edo zeharka

berariaz gogorarazi ditugu pandemiaren ondorioz hil diren pertsonak ez bakarrik nik goizean baizik eta baita arratsaldeko saioan ere zuetariko batzuk

jakin dakigunez hainbesteko ahaleginaren ondoren euskal gizarteak nekatuta eta ahituta dago

eta hemezortzi hilabetez igeri egin beharko bagenu bezala itsasertzera iristeko zorionez hurbil dago argia tunelaren amaieran ikusten da txertaketa masiboa enpresa jardueraren erritmoa berreskuratzea eta pixkanaka enplegua sortzea dira eszenatokirik txarrena atzean geratzen ari denaren zantzuak

o de enfermería presenciales aurrerapauso berri bat da

osasun arloko profesionalen osakidetza osoaren eta osasun sailaren konpromisoa azpimarratzen duena erakunde guztien eta gizartearen aintzatespena eta esker ona merezi dute

eta jasotzen dute berriro ere erantzun hori posible izan da gure autogobernuko erakundeei esker osakidetzaz ari naiz

ertzaintzari buruz ari naiz gizarte babeserako dugun sistemari buruz funtsezko zerbitzu guztiei buruz ari naiz zerbitzu horiek artatzen eta zuzentzen dituzten profesionalei buruz pandemiak agerian utzi du gure hauskortasuna

baina horrekin batera agerian utzi du ere gure zerbitzu publikoen indarra se ha hecho mención a las diputaciones

pandemiaren irakasgaia akordioak sustatu behar ditugula nire hitzaldian auzolanerako garai berri bat irekitzea planteatu dut

eta baita jaurlaritzaren eguneroko kudeaketarako proiektu eta programei begira ere nahiz eta hori horrela izan arratsaldean

hitzak agian esaldi batean laburbilduko lirateke legebiltzar talde batzen ahotan gobernuak ez du hitz egin nahi edo

agian horrela laburbildu daiteke entzundakotik berriro diot gure elkarrizketarako jarrera erabatekoa da erabatekoa zen legebiltzar honetan gehiengorik ez genuenean eta une honetan gehiengoa dugunean berbera da

hori baita gure eredua hilabete barru lehen esan bezala datorren urteko aurrekontu proiektua onartuko dugu gure historiako asmo handienekoa

izango da saiatuko gara oposizioko taldeekin negoziatzen eta adosten euskal herria bildu eta

uda aurretik izan genuen bileran proposamen dokumentu bana aurkeztu zenidaten ezin dut gauza bera esan alderdi popularra ciudadanosetaz eta nire partetik bileraren ondoren erantzun eta balantze dokumentu bat bidali nizuen egin dituzuen proposamen gehienak martxan daude eskumenak ditugun proposamenetan behintzat iriarte andrea zuek ehun eta hogeita hiru neurri proposatu zenizkiguten ia guztietan akordioak

berez zuen proposamenen horien edo proposamen horien ehuneko hirurogeita hamar inguru garatzen ari dira

erantzun eza izan da hemen bertan ere esan nizun abuztuan artikulu bat egunkari batean argitaratu baina beste erantzunik ez

ondorengo hitzetan ere sakonago egingo dudalarik baina gauza bat bai azpimarratu nahi dizut berotegi efektuko gasen isurketa

ez hori bakarrik hau da gure hamar herri helburuetako bat eta gure konpromisoa da ehuneko hogeita hamarean jaistea herri helburua da beraz erakunde bai baina baita enpresa eta gizarte osoaren konpromisoa eskatzen duena gobernu honek bestetik

esan duzu itunpeko eskolara doana ez doa eskola publikora jakina baina jaurlaritza honek eskola publikoa lehenesten du horrela dago jasota gure gobernu programan eta horrekin batera gure ereduak familien aukerei erantzuten die

nazio anitza garela esan duzu ados nago beraz

eta bai eskatuko nukeela zorroztasun bat itunpeko sareaz hitz egiten denean nortzuk dira itunpeko sareko titularrak ez al daude itunpeko sarean ere kooperatibak adibidez señor hernández

más elevado de europa iriarte andrea goizean autokritika entzun duzula aitortu duzu zure parte hartzean

izan diren eh bilduren izenean edo eh bilduren ordezkariren baten hitzetatik ez omen du entzun nik egindako autokritika dena den ulertzen dut iriarte andrea gaur goizean aurkeztu dudan proiektu hau ulertzeko duzun zailtasun zergatik guk urratsez urrats aurrera goazelako

zuek aurrerapenak jauzi kualitatibo askotan erabiltzen duzue hori jauzi kualitatibo

handien bidez planteatzen dituzue baina ez dituzue ulertzen urratsez urrats egin behar direla baita jauzi kualitatibo horiek salto egiten duzue bai baina beti metro karratu berean ez duzue aurrera egiten dena edo ezer ez da zuen planteamendua eta beti ezerezean geratzen zarete

espero dut behingoz pauso hori ematea urratsez urrats eta bada garaia oker egon naiteke baina pentsatu dut zure parte hartzean jarri dituzuen adibideak ez direla izan bideak

eraikitzeko benetan bizikidetzaz eta aieteko adierazpenaren hamar urteurrenez hitz egin duzu eta lehenengo puntuaz hitz egin duzu aukera ezin hobea duzu zuzendu zaitez gizartera eta begiratu biktimen begietara

zer balorazio egiten duen zuk ordezkatzen duzun talde politikoak etaren zortziehun eta berrogeita hamairu hilketen aurrean hori ekarpen garrantzitsua izango litzateke memoriarentzat eta bizikidetzarentzat

egokiena eta nire ustez modu bakarra autogobernuan etorkizunari begiratzen dion proposamen ireki bat egin dut goizean eta gero ere

iragana bai iragana eta etorkizuna lotzen duena iragana eta historia ezagutzea ezinbestekoa da etorkizuna eraikitzeko baina benetako iragana horregatik adibidez ematen diogu hainbeste garrantzia zuek ere memoria historikoari etorkizuneko bizikidetza eraikitzeko

bizikidetzan eta autogobernuan izan zirelako gara eta garelako izango dira

aipatu da energiaren eta tarifa elektrikoaren kostu handia gai honek hausnarketa sakona eta bai aipatu nuen bezala estatu ituna merezi ditu

merkatuaren eredua aldatzeko gaitasunik ez dugu baina une erabakigarria da nahi dugun gizarte ereduari eta egin nahi dugun sakrifizioari buruz hausnartzeko gure herrian konpondu gabeko kontraesanei aurre egin behar diegu aipatu dira egibar jaunak aipatu ditu eta gogoetarako bi adibide jarriko ditut energia berriztagarriak eta parke eoliko edo instalazio fotovoltaiko berrien kokapena prest al gaude horiek onartzeko

funtsean gas naturala eta hemen bozkatu egin dugu eta nik ere bozkatu egin dut eta nire buruari galdetzen diot ere ez da beste inori galdetzen diodana baizik eta nire buruari ere galdetzen diodana

gas naturala erabiltzeari uko egiteko edo nahiago dugu urruneko tokietatik gas naturala ekartzea horrek dakarren kostuarekin

nolanahi ere gure eskumenen esparruan pobrezia energetikoaren aurka borrokatzen ari gara

prekarietatea eta behin behinekotasuna ere aipatu egin da nolabait gizarte elkarrizketako mahaian lantzen ari gara eta hobetzeko ibilbide luzea dugu gure konpromisoa da lan ikuskaritza indartzen jarraitzea eta helburua da legegintzaldi honetan hogeita zortzi mila kontratu ikuskatzea urtean zazpi mila osalanen eta lan ikuskaritzaren eskutik

hau da lan berean soldata bera bermatzea eta nolanahi ere

hau da estatuko batez bestekoa baino ehuneko hogeita bata gehiago madrildik gora gaude nahiz eta honek hiriburutza efektuaren onura jaso gazteen langabeziaz aipatu egin da gazteen enpleguari buruzko plan espezifiko bat dugu hogeita zortzi mila gazteren lehen lan esperientzia sustatzeko neurriekin

emantzipatu nahi duten gazteei etxebizitza eskuragarriak eskaintzeko

eta horietatik ehuneko laurogeita lauko laneratze indizeak lortzen baitituzte

bizi baldintzei buruzko inkestaren arabera pobrezia ekonomikoaren arrisku tasa ehuneko hogeita batekoa da espainian eta ehuneko hamarekoa euskadin estatuko baxuena nafarroarekin batera

espainiako tasa ehuneko hogeita seikoa da euskadin ia erdira jaisten da ehuneko hamalau eurostaten datuak

biztanleko eta urteko europako eta espainiako batez bestekoaren gainetik

goizeko hitzaldian bizikidetzaren etorkizunari buruzko hausnarketa bat partekatu dut udaberri bi mila hogeita lau proposamenean gauzatuko dena eta

oinarritutako ikuspegia jakina iragana historikoa ez du gauza batzuetarako soilik balio denetarako

balioa izan behar nolanahi ere horiek ere gai parlamentarioak dira eta izan ere aurreko bi legegintzaldietan lan handia egin duten ponentziak ditu eta gobernuaren jarrerak gure eskumenen eta erantzukizunen esparruan jardutea izaten jarraituko du

eraikitzen saiatuko gara azken finean gure nahia da bizikidetza bai eta autogobernua baita oinarri sendo eta adostu gainean finkatzea

y sean respetadas amaitzera noa hasi bezala bukatuko dut itxaropen une bat

bultzada ekonomiko eta soziala berrabiarazteko aukera dugu gaurko eztabaida hau inflexio puntu bat da jasandako krisian ziur aski koronabirusak sortutako gaixotasuna ez da guztiz desagertuko

balizko aldaera berrien arriskuarekin bizi beharko dugu baina osasun aldetik kudeatu daitekeen agertokia izango da beste gaixotasun batzuk bezala horixe da une honetako aurreikuspen zientifikoa eta beraz itxaropenaren oinarria

elkarrekin lan egiten badugu aprobetxatu ahal izango ditugu gure aukerak konfiantza osoa daukat euskal gizartean iraganean bere gaitasunaren enpatiaren eta auzolanean egindako lanaren adierazgarri nahikoak ezagutu ditugu

eta honaino iritsi bagara gizartearen balioei eta ahaleginari esker izan da orain beraz auzolanerako unea da

baliatu ditzagun gure indarguneak guztion indarrak pandemia atzean uzteko eta euskadi hobeago bat eraikitzen jarraitzeko eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna erantzunen txandara pasako gara mistoa

isiltasuna mesedez isiltasuna mesedez gracias señora presidenta

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria iturgaiz jauna zurea da hitza

jaso nituenean publikoki

eskerrak zuri eta zure gobernuaren sailburu batzuei

dudarik gabe bakar bakarrik harrituta geratu naiz zuk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

a futuro hombre nik uste dut helburua gaurko egunaren helburua ez dela jendea poz pozik uztea gauzak modu batean kontatzen baizik eta herrialde bezala diren gure erronkak esatea eta erronka horien aurrean nola jokatuko dugun esatea balantzea egitea eta

berotegi efektuko gasak gutxitu egin direla ba berriz ere pixka bat hori

ikusten da horretan klaro bi mila zortzira jotzen baldin badugu orduko garaira jotzen baldin badugu ba bai datuak hobeak dira baina ordutik hona zer pasatu da

enpresa asko galdu egin dira ez dira desagertu egin dira beste batzuk esternalizatu egin dira gasa

murriztu baldin badira urte batzuetan ez da izan euskal gobernuak praktikan martxan jarri izan dituen

ingurugiroaren politikengatik baizik eta beste datu batzuengatik klaro azkenengo urte honi begiratzen baldin badiogu pandemia izan dela eta bai aktibitate industriala gutxitu egin dela eta

egite horretan joan gaitezen bi mila hemezortzi bi mila hemeretzira arteko

gertatu den horretara urte honetan gora egin dute

ehuneko bost koma bost batean eta inporta dena gainera gaur da gaur hogei milioi tona isurtzen direla

datua eta euskal gobernuaren politikek ez dutela balio hori

eta eskola publikoa lehenetsi egiten duzuela esan didazue eta hori

esan gustu txarreko broma bezala hartu daiteke nik datuak eman ditut lehen europan

ehuneko laurogeia da eskola publikoan

eskola publikoetan dago euskadin ehuneko berrogeita hamarra

datu horrek berez zerbaiten anomaliaren bat erakusten digu baino ez da bakarrik datu hori eta ez da itunpeko

gutxiago ere ezta gutxiago ere baina bai bai

eredua guk daukagunari ikusita horrek eragiten duen ondorioak

gauza bat dela datuak eman ditut baita ere eta gure sistemak balio du

eta familia baten diru kopuruaren arabera segregazio eskolarra eta hori da gobernu demokratiko batek ezin duena hezkuntzari buruz hitz egiten dugunean dena dela dena dela elkarrizketarako

errepikatu duzu guk ere hori berriz ere berretsi egingo dugu lehen esan dudan termino horietan zuk esan didazu adostasunerako lan esparru batzuk markatu zenituztela

egin ondoren eta egia da jada horrela izan zen baina linea horietan lan esparru horietan baziren erronkak

titulua emateko orduan erronkei ados egotea

nola egiten diegun aurre erronka horiei hori da hori da guztiaren

adostasunera heltzeko gai garen edo ez garen erabakiko dugun

adibidez next funtsak horien inguruan negoziatzeko aukerarik emango diguzue hala horretan adibidez ez

edozein kasutan esan bezala gu beti

gure inpronta esaten dugu ezta jartzeko aukera baldin badaukagu eta horrek gehiengoaren gehiengo sozialaren onurarako balio baldin badu guk gure aldekotasun lan aldekoa emateko prest agertzen gara azkeneko aipamen bat igual honetan adostearen honetan autogobernuari buruz

de autogobierno eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea me gustaría iniciar

a partir de ahí esan duzu herri honek ez dauka biderik noski baietz

elkartasuna batasuna errespetua eta dibertsitatea bide bikaina bide polita elkarrekin egiteko bide bat

eta gustatuko litzaidake erreplika honetan ahal den heinean erantzutea niri gustatuko litzaidake eh bilduk zer pentsatzen duen ongietorrien inguruan beitu hurrengo zapatuak

arrasaten eta omenaldi horren inguruan eta manifestazio horren inguruan jai bat ere antolatu egin da txistorra ta kontzertu eta elektro txaranga batekin eta igual

barregura eman dio baina gauza jada jai giro hori

atetik oso gertu egingo dela eta gustatuko litzaidake harengana joatea eta galdetzea

sortzen dion familia horri ea hori mingarria den ala ez

lehendakari andrea arratsalde on berriro guztioi ere lehendakari jauna

hasieran entzutera eta aditzera nentorrela eta entzutea eta aditzearen ez dakit nolabaiteko

emankorra elkarrizketa da zalantzarik gabe uste dut asanblea bat egin beharko dugula asanblea egin behar dugun edo ez erabakitzeko horrela esaten genuen guk gaztetan

beharko dugula zer ulertzen dugun bakoitzak elkarrizketaz benetan elkarrizketa hori

gure aldetik eta nire aldetik momentu oro egin dizkizudan eskaintza guztietan eta zugana joan naizen guztietan elkarrizketarako borondatea egon dela eta hori argi eta garbi esaten dizut orduan non apurtu den non deskatxarratu den telefonoa ez dakit

begiratu zaitzakete hara ez begiratu zu eta nire arteko kontua da ez ez deskatxarratu telefonoa baina

bueno esaten dizut ez hori egite ze ez dela hor deskatxarratu niri iritsi zait zure dokumentua baina ez dut inoiz jakin non zegoen elkarrizketarako gune hori edo non

berdin da ez gara hemen ataskatuko elkarrizketaz ari naizenean iruditzen zaidana da

zehazki baina bai behar dugula gobernantza kooperatibo bat eta bai leku

bai eragile sozialak bai eragile ekonomikoak bai zientziak eta uste dut hor hain zuzen ere gure erakundeen demokratizaziorako urratsak eman behar ditugula eta garrantzitsua izango dela beraz ataskoa ea gainditzen dugun edozein kasutan gauza bat esango dizut urkullu jauna begira

zure ustezko nagusitasun moral batetik auzitan

nik giza eskubideen edozein urraketen aurrean daukadan jarrera ez dizut onartuko beti

edozein eskubideren aurrean tinko aurrez aurre jarri naizelako eta

nik biktima guztiei berdin begiratzen diet ea beste horrenbeste esan dezaketen

pertsona guztiak ea beste horrenbeste esan dezaketen eta nik eskua luzatu dut eskua luzatu dut oraindik ere nire ustez indarrean dagoen bide orri bat aurrera eramateko eta aurrera egiteko oraindik ere biktimen errekonozimenduan

biktima guztien errekonozimenduan dauzkagun gabeziak gainditzeko egia aitortza eta errekonozimendua emateko eskubide urraketa guztien aurrean aurrera egiteko kontra guztien kontra gaudelako ea ulertzen zaidan eta era berean politika penitentziarioan

sortu genezakeen elkarrizketarako oso inportantea izango da zuk hori oso jabetuta edukitzea andueza jauna ez da ongietorri bat

errelatoak egiten baldin baditugu beti katramilatuko gara berdinean edozein kasutan argi geratu bekizu zuri ere euskal herria bildu edozein gauzari buruz hitz egiteko prest dago

parlamentu honetan urkullu jauna arratsaldeko zure

zenbait iradokizun edo zenbait proposamenekin haserre edo esaten didazu pixkanaka pixkanaka zuek saltoa leku berean

uste dut oso erronka handiak dauzkagula aurrez aurre kolosalak imajinatzen ez ditugunak ere eta imajinatzen ez ditugun erronka horiei aurre egiteko ez daukagula denborarik gainera nazioarteko energiaren agentziak birmoldaketa energetiko erradikala eskatzen du eta zuk badakizu nazio batuen ipcc aldaketa klimatikoaren inguruko panelaren seigarren txostenak lau urteko mugak jartzen du bueno mila bederatziehun eta laurogeita hamargarrena urtetik

isuriak ehuneko hamaika jaitsi dira beraz datozen hogeita hamar urteetan ehuneko laurogeita bederatzi jaitsi behar genituzke eta batzuk esaten digute lau urte dauzkagula honek

zer gutxi egin dugun eta zer nolako erronken aurrean gauden eta erronka horiei aurre egin behar diegu nahi ta nahiez eta denbora gure kontra daukagu urkullu jauna orduan ez da

da ez daukagula denborarik ez daukagula denborarik eta gure eta gure seme alaben eta gure biloben etorkizuna dagoela jokoan gaurkoan bestalde hainbat plan eta hainbat proiektu zerrendatu dituzu biziberri berpiztu bueno hainbat

izen batekin izen polit batekin dena konpontzen dela baina iragarpen horien atzean

egotea da garrantzitsua eta datuek iragartzen dute ba dituzuen planen eraginkortasuna sarri askotan mugatua dela adibidez erteren aparteko laguntzak sei milioi zazpiehun eta berrogeita hamar mila euro

langileen birkualifikazioa eta birkokatzea egiteko bi milioi zeuden iragarrita

edo ahalmen eta dibertsifikatze garapen programetan hamaika milioi seiehun mila eta ehun eta zazpi mila euro bakarrik erabili dira iruditzen zaidana da ez dela bakarrik plana eta plan entzutetsuak zerrendatzea hemen egin duzun bezala baizik eta plan horien izena eta izana ere egikaritzea eta gaur beste plan bat aurkeztu diguzu inbertsio plan bat beste askotan egin bezala eta egiten dizudan aldarrikapena da

geratzen ez diren planak dira uste dut zentzu horretan ere hizkuntza ere denok aldatzen hasi behar dugula eta

hitz egin beharrean eta planen ebaluazioa ere lehenetsiz misioak ere hartu behar ditugula ahotan galdera bat egin dizut ea zuk gaur mahai gainera ekarri diguzun reintegrazio foral osoa edo reintegración foral

euskal estatua zen eta ez didazu erantzun baina gero eman dituzuen esplikazioekin iruditzen zaidana da ezer aldatzeko beste mugimendu bat dela

interesgarri bat izan dezakeena goizean esan dizudan bezala baina ez

mugitzeko aldebikotasunaz hitz egin duzu behin eta berriro aldebikotasun leialaz niri egia esan aldebikotasun leiala iruditzen zait ideala esango nizuke hau da ni estatu bat banintz beste estatu batekin aldebikotasuna leiala egingo nuke ezta iruditzen zaidana da

eta aldebiko bilerak edo aldebiko komisioak edo aldebiko kontuak egiten direnean egiten direla garaiko eta momentuko gobernuaren behar

eta hori ikusi dugu sarri askotan kontu askorekin bai kontzertu ekonomikoaren negoziazioetan eta baita

mila gauzetan estatuari interesatu izan zaionean behar izan duenean

aldebikotasun hori aldebikotasun hori da ez dakit fantasia bat neurri batean baldin eta ez baldin badauzkagu bermeak baina berme ongi blindatuak hain zuzen ere estatuarekin izan nahi dugun horretan hemen erabakitzen dena errespetatzea horixe

horixe funts botere funts bat erabakitzeko eskubidea guk erabakitzeko eskubidea eta estatuarekin harreman ezberdindu bat

blindatua egongo dena eta bermeak emango dizkiguna eta beste gauza bati buruz ere ez didazu erantzun erabakitzeko eskubideaz ez duzu gaur aipatu

eta lehen esan dizut ezta herri honetako inkestek diote herri honetako ehuneko hirurogeita hamarak

eskubidea nahiko lukeela bere etorkizunaz erabaki nahiko lukeela eta

jende multzo horri erantzun bat emateaz aparte erabakitzeko eskubidea dela eztabaidaren muina erabakitzeko eskubidea ukatzen baldin bazaio herri honi eztabaida ez da itxiko eta berrogei urteetan izan dugun eztabaida honetan jarraituko dugu

ez dago beste eztabaidarik eta orduan ikusten dudana da ez dela itxiko eta gaur reintegrazio foral hau aipatu duzunean

eskubide hori herri honi erabakitzeko eskubidea ukatzen dionak ukatu egiten diola hain zuzen ere eskubide historikoak eguneratzeko aukera eta eskubidea amaitzera noa lehendakari andrea bakar bakarrik bi gauza esan nahi ditut eta bata da hemen egin dudan misioen

hauen aurrean modu partekatuan eta ezberdinen artean belaunaldien arteko itun bat egin behar genuela lehen esan dudan bezala neutraltasun klimatikoan kalitatezko enplegua osoan zaintza sistema publikoan euskal

begira jaun andreok herri txiki bat gara herri txiki bat axularren herria

edo pirritx eta porrotxena edo txiribitonena berdin zait eta

edo atzo bertan euskal herriko unibertsitateko inaugurazioan ikusi genituen pedro miguel etxenikerena edo ana zubia genetistarena edo ana galarraga zientzia dibulgatzailearena

herri txiki bat gara baina indar handia duen herri bat gara aipatu ditudan pertsona horien guztiengatik eta aipatu ez ditudan eta izen eta abizenez aipatu ezin ditzakeedan eta egunero egunero herri hau eraikitzen duten euskal herrian eta lan egiten duten gizon emakumeengatik eta gainera euskal herria munduan jartzen duten eta munduan zehar bizi diren diaspora handi horretako

herri handi bat gara etxeparek

uste dut euskal herria munduan jartzeko unea dela erronka handi bat dela inoiz guk ezagutu ez dugun tamainakoa eta horri ekin behar diogula

eskerrik asko iriarte andrea euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

saio gehiegitan jada interpelatzen nauzue esaten

eta azkenean ez dakit alderdiaren

baina bere jaiotze egunetik sabino aranak asmatu zuen sortu zuen beste abertzale batzuekin batera

eta besteak beste foru ezabatzearen ondorioa da bai mila zortziehun eta hamabian la pepa

abiatzen da euskal arazoa bezala ezagutzen dena eta mila zortziehun eta hogeita hemeretzian foru

mila zortziehun eta hirurogeita hamaseian ondoren ondoren asmatzen da sortzen da euzko alderdi jeltzalea euskal gatazkaren seinalea eta produktua da euzko alderdi jeltzalea

eta gero nazionalitateen oinarria etorri zen printzipioak

eta euskal estatu baten aldarrikapena egiten du euzko alderdi jeltzaleak hasiera hasieratik

eta euzko alderdi jeltzaleak hauteskundeetarako programa bat aurkeztu zuen

bertan daude gure printzipioak laburbilduta euskadiren nazio aitorpena

hori estatutuan ere badago baina erabat debaluatuta gelditu da praktikarengatik noski aniztasunaren errespetua plantik egin gabe andueza jauna elkarrizketa legearen barruan hori tranpa bat da

berdintasunean egon behar dute nazio identitate biak espainola eta euskaldunena

ez bat bestearen gainean zergatik hortik subordinazioa dator hirugarrena eta hemen dago uztarketa eskubide historikoekin erabakitzeko eskubidea

euzko alderdi jeltzaleak uste du euskal herriaren eskubide historikoak bere autogobernuaren erakunde adierazpen gisa erabat gauzatzen direla bertako herritarrek askatasunez eta demokratikoki adierazitako erabakitzeko eskubidearen bidez

eta ondoren aldebikotasuna euskadi

elkarrekiko aintzatespena errekonozimendua noski berdintasuna eta errespetua lankidetza eta koordinazioa lehiakortasuna eta berezko gaiak babesteko tresnak hau da

euskal herritar guztien eskubideak bai sozialak ekonomikoak politikoak hizkuntz eskubideak

euzko alderdi jeltzaleak etorkizunaren europaren inguruko konferentzia izan da maiatzean

besteak beste presentatu ditu hiru oinarri eta klaro europa soziala bere baloreak hortxe daude baina hiru oinarri bat europako herrien aitortza funtsezko eskubideen bermea herrien autodeterminazio eskubidea barne

erabakitzeko eskubidea autodeterminazio eskubidea europari begira bigarren printzipioa esaten da argitasun zuzentarau bat jasotzea

ordezkaritza duten parlamentu erakundeen erabakiaren bidez estatu kidearekiko eta europar batasunarekiko duten

buruz erabakitzeko borondatea argi eta garbi eta zalantzarik gabe

beren etorkizunari buruz herritarrei galdetzea ahalbidetzen

legez eta itunduta eta kide diren estatuaren bermearekin ariketa hitzartua baina eskubidea ez da zalantzan jartzen ariketa hitzartu behar da eta gero gutxi ez balitz europa federazioa barrutik handitzeko mekanismoa

momentu honetan estatuaren azpi erakunde batzuk gara baina europa berritze bidean zabalduko bada

berri horiei eskatzen zaizkien baldintzak kopenhageko arauak

europa barruan gaudenak estatuaren azpian gauden

non dago non dago arazoa estatu izateko

gaur estatuaren azpi erakundeak eta bihar izan zaitezke estatu eta europan mila bederatziehun eta hogeitik honuntza

eta lau bost nazio gelditzen dira benetan bere borondate hori azaldu dutenak gehiago esango dut eta hau ez da gauza berria ere euskadik

globalizazioaren garaira behar bezala egokitzeko

herri bezala etorkizuna irabazteko estatu egitura eta tresnak behar ditu eta horrek eskatzen du harreman politiko berria gaur egun ezagutzen dugun estatuarekin eta hori hitzartu egin behar da zergatik azkenean

amaitzeko esan nahi nukeena da euzko alderdi jeltzaleak hemen agintean dago jaurlaritzan ardura batzuk baditugu ardura gorena hasteko lehendakaria buru dela baina euzko alderdi jeltzaleak udal batzuetan ere oposizioan dago

eta gu agintean edo oposizioan egon gure

lan egitea eta gobernu programaren eskutik eta kasu honetan pandemia tarteko sortu diren beharrei

eta gure jardueran izan gara eta izango gara

baikorrak aurrerakoiak eta elkarlanera irekita elkarlanerako irekiera azalduko dugu abertzaleak gara abertzaleak gara

gure izaera gorde eta indartzeko eta geure etorkizun politikoa erabakitzeko euskaldunak gara euskarak egiten gaitu euskaldun

behar du babesa gorde eta garatu ezagutzan eta bereziki erabileran

aldarrikapen bezala eta gure eginkizunetan lehenetakoa zergatik proiektu politiko abertzale batek berezkoa du

baina norbanako bakoitzak ere bai euskaldun guztiak inor bazterrean utzi gabe ekonomiaren garapena ekonomia errealaren garapena enpleguak sortzeko

berdintasuna lehendakariak aipatu duen bezala ingurumena hurrengo belaunaldiei etorkizuna arriskuan ez jartzeko eta batik bat erantzukizuna

edo gurea ez da populismoa ezta ere demagogia herriarentzat aurrerabidea izan daitekeen hori defendituko dugu gure helburua da hori aurrerabidea egingarria

batzuek handik eta beste batzuk hemendik ezarri nahi duten desorientazioa

eta geldialdi politikoa saihesteko lehendakaria daukagu bere gobernua

ibilbide orriarekin bidegile izaten eta herri erabakiak bultzatzen eta azkenean gure herriaren eta bertako jendearen garaia delako

zutabe nagusietan garapen ekonomikoa justizia soziala eta subiranotasun politikotik abiatuta jaurlaritzak egin duen

eskerrak eman lehendakariari eta jaurlaritza osoari eta bai aipatu nahi ditut hogeita hamar segundotan zuk aipatutako bi pertsona maría jesús múgica

ikasgairik ateratzen dugun guzti honetatik zergatik

eta ez zaie inongo mesederik egiten noski baina herrigintzari ere ez nik ez dut espero

ezta ere halako barkamen eskaerarik ez dut espero bakar bakarrik eskatzen dizuedana da

hitz egin nahi dutenek hausnarketa bat egin dezagun

eta bide batez herrigintzari kalte egitea ere zergatik gero

hitz egiten dugu beraz ez dira bakarrik maría jesús múgica eta jon darpón beste asko dira baina
beraientzat azken minutu hau eskerrik asko egibar jauna